osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekiñe aurretik

dei egingo diogu egun on

jakinarazten dizuet gai zerrendako lau eta sei puntuak beste baterako utzi direla

gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena

buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordeko kideren batek irizpenen alde hitz egin nahi du legebiltzar talderen batek irizpenaren alde edo aurka hitz egin nahi du

irizpen honekin zerikusia duten legebiltzarkideak izan ezik gainontzeko guztiak bai baino legebiltzarkide horiek

hirurogei eman dugu bozka hirurogei bai

onetsi da beraz irizpena gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

lege proposamena errefusatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arraiz jaunak dauka hitza

gaur urriak hogeita bi ditu beraz atzo urriaren hogeita bat izan zen bi mila hamabosteko urriaren hogeita bat hain zuzen ere eta

agertu beharrean gure artean agertu izan balitz denboran bidaiatzeko kotxerik ez hologramen bidez senideak bisitatzerik ez aeropatinik ere ez

hogeita hamar urte ez kasu honetan berrogei urte joan dira eta botere judizialaren independentziari dagokionez espainiar estatuan duela berrogei urte baino okerrago gaudela esan dezakegu denboran ez ezik fisikoki ere

eta botereen banaketa madrildik oso urruti gelditu ziren

espainiar estatuan ordea txiste bat argi eta garbi esanda botereen banaketarik ez egotea espainiar estatuaren kalitate demokratikoa oso eskasa dela

ez dugu guk asmatu ez baita eh bilduk esaten duen bakarra nazioarte mailan

forum ek urtero egiten duen rankingaren arabera bi mila hamabigarrena eta bi mila hamairugarrena urteetan espainia

atzean urtebete beranduago ordea hirurogeita hamabigarrena tokira jaitsi zen iranen ondoan

oraindik ez dirudi espainiak gora egingo duenik

europako kontseiluak ere nabarmendu du herritarrek europako batasun osoan hogeita zortzi estatutik espainiar estatuko botere judizialaren independentzia

edo beste modu batez esanda botere legegileak eta botere exekutiboak botere judiziala erabat bahituta daukate bahituta bai bahituta epaileek ez badute botere politikoak agintean dagoen alderdi politikoak alegia nahi duena egiten botere politiko horrek berak

aldatzen ditu hori bakarrik gertatzen da alderdi politiko horrek bere agindupeko epailea jartzeko aukerarik izan ez duenean eta noski bera baino lehenago agintean zegoen alderdi politikoak jarritakoak daudenean orain esan dudana gure azalean bertan sufritu dugu sortu gaur egun

auzitegi gorenean jarritako epaileak aldatzeko astirik izan ez zuelako hori da arrazoi bakarra ez dut uste

ezer zor diogunik baina benetan bitxia gertatzen da epaileek beraien lana irizpide edo agindu politiko zehatzik gabe egitea seguruenez egun hauetan askapena herri mugimendu internazionalistak

epaitzen ari den auzitegi nazionala izateak existentziak berak espainiar estatuan botere politikoak zuzenbidearen gainetik

estatu interesak babestearren nola erabiltzen duen botere judiziala ederki asko azaltzen du auzitegi nazionala jarduera politiko independentista besteak beste

gauzak horrela arnaldo otegi atxilotzeko agindua eman eta espetxeratzea erabaki zuen epailea bera

auzitegi nazionaletik kanpo dagoenean hau da morrontza politikotik askatuta dagoenean arnaldo otegi berak bakearen alde lan egiteko kalean egon beharko lukeela dio esanguratsua baina auzitegi nazionala ez da bakarra noski auzitegi gorenaren egoera ez da hobea

artur mas herritarrei hitza eta erabakia emateko kontsulta egiteagatik

ez dago oso urruti zer esanik ez euskadiko goi auzitegiak ibarretxe lehendakaria ere epaitu zuen eta beste maila batean noski

auzitegi horrek espainiar estatuan epaitegiak gehiegitan arazo politikoei erantzuteko baliatzen dira jarrera iraunkor horrekin estatuak

ezintasunak adierazten ditu eztabaida politikoa demokratikoki egin eta herritarren erabakiak errespetatu beharrean arerio politikoa auzipetu egiten du auzipetu epaitu eta zigortu egiten du horixe da

ebazteko baliatzen duen formula magikoa noski batzuetan epaileak beraiek kexu izaten dira esku artean darabilten legedia

orduan beraien jabe politikoei eskatzen dizkiete legeak luzatzea edo bihurritzea ez da arazorik egoten erraz konpontzen da botere politikoak legedia pixka bat luzatu egiten duelako

beti ere epaileei lana errazteko asmoz auzipetu epaitu eta zigortzeko asmoz batzuetan suertatzen den legeak

ia harremanik ez duela zuzenbidearekin beste batzuetan ordea oinarrizko eskubideak zapaltzeko lege zapaltzeko makina bihurtzen dira kontua ez da hau edo bestea noizean behin gertatu dela kontua da espainiar estatuan jokabide bilakatu dela arazo politikoei aurre egiteko modu bakarra eztabaida politikoa alboratu herritarren iritziari muzin egin eta arerio politikoa arazoa sortu duena

epaitu eta zigortu zigor eredugarria inork ez dezala berriro aurrekoak egin duena errepika ayer

ekimen hau auzitegi konstituzionala aldatzeko eta berari ez dagozkion funtzioak emateko

eraman zuen kongresura hauteskunde kanpaina erdian gauzak egiteko moduak ere argiki adierazten du zein den intentzioa zein den asmoa kontuan hartuta hauteskunde emaitzak zeintzuk izan diren

espero dut ekimen hori lehenbailehen erretiratzea besterik ez dute egin behar kontuan hartuta zer gertatu zaien kataluniako herritarrei nola erantzun dieten

ez du balio demokraziak eman ditzaken tresna batzuk

printzipioen kontra erabiltzea zuzenbide estatuaren kontra

eta argi eta garbi dago katalunian hori gertatzen ari dela arerio politikoa eztabaida politikotik kanpo utzi nahi da eta horretarako tresna guztiak jukutri guztiak erabiltzen saiatzen ari da azkena izan da atzoko operazioa herenegun auzitegi

aldatzen eta handitzen nahi izatea hori argi eta garbi izanda gure ustez espainiar estatuaren degenerazio

eta degenerazio demokratiko hori gero eta handiagoa da gero eta ageriagoan dago mundu guztiaren aurrean espainiar estatuan gertatzen ari den

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialisten ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

de la constitución que nosotros evidentemente sí defendemos eskerrik asko pastor jauna euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

aurkeztu ez dutenen txanda guk ez dugu zuzenketarik aurkeztu hain zuzen ere legez besteko proposamen hau babestu egingo dugulako eta

azaldu nahi nituzke txanda honetan batetik nik uste dut erabat politikoa eta izaera politikoa duen gai eta arazo bati hala moduzko irtenbide bat eman nahi zaio legearen

eta gaizki jorratu eta egindako bide batetik arazo politikoa egon badago

legedi horretan sartuta garbi dago bakarren batek kasuan espainiako gobernuak uste badu pentsatzen baldin badu

gobernuak eta parlamentuak ez duela betetzen konstituzioa edo

bide bat dauka bide bat dauka eta da konstituzioaren ehun eta berrogeita hamabost artikulua erabiltzea eta horretarako joan behar da senatura senatura joan behar da eta neurriak proposatu behar dira eta

orduan arazo politikoa ezkutatzeko beste bidetxur bat

baina arazo politikoa egon badago lege organiko honen aldaketa eginda edo egin gabe eta zer

legedia aldatzea baina legeak egitea kasu konkreturako kasu konkreturako eta pertsona konkretuentzako

gainera ez du ezkutatzen zergatik zuk aipatu dituzu legearen nolabaiteko alde ona baina

helburua guk ez dugu hala ikusten eta arazo politikoa dagoenean demokraziak egin behar dituena da bideak zabaldu ez estutu bideak zabaldu ireki sakondu ez bideak ito eta

eta kataluniaren agintari nagusiak direnez helburu garbi dago kataluniak bere bidea hasi duela oztopoz betea aipatu dira atzo gertatutakoak eta gertatuko direnak zergatik prozesu hori

edo ahaleginak egingo ditu espainiako gobernuak aginte guztiak batera koordinatuta baina arazo politikoa dago eta arazo politikoari bide politikoa eta irtenbide politikoak eskaini behar zaizkio

ehun eta berrogeita hamabostgarrena artikulua ez da erabiltzen

badakielako espainiako gobernuak horrek zer suposatzen duen horrek

eztanda izugarri hazten du eztanda politikoa eta erabiltzen da beste bidea da eta azkenean egiten dena da

pentsamendura ekarri eta egiten dena da legea aldatu kasu konkretu bat ekiditeko eta pertsona

eta hori nik uste dut oinarri guztietatik kanpo dagoen zerbait dela besterik ez eskerrik asko egibar jauna
erantzunen txandara pasatuz arraiz jauna zurea da hitza

egia da kezkatzen gaituela auzitegi konstituzionalak bai kezkatzen gaitu eta asko kezkatzen gaitu besteak beste sufritzen dugulako berak

bidegabekeriak sufritzen ditugulako kataluniak sufritzen ditu eta euskal herriak ere sufritu ditzake horregatik kezkatzen gaitu eta gainera eskatzen dugu

derechos democráticos lehen aipatu da autonomia erkidego bateko presidentea inabilitatzeko gaitasuna funtzioa ematen diola erreforma lege erreforma horrek auzitegi konstituzionalari zalantzarik gabe hori guretzako bada

artikuluaren aplikazio mozorrotua argi eta garbi dago hori dela bide labur hori bilatu dela hori egiteko eta sémper jauna ez egin zalantzarik zuek jarritako epaileak izan balira

sortu legez kanpo legoke kontua ez da zer idazten den baizik eta nor dagoen hori erabakitzeko edo alderdi kasu honetan jarri duen eta bere jarrera politikoaren arabera

de cada formación política eta beste alde batetik esatea hau honek ez duela zerikusirik kataluniarekin kataluniako arazo politikoarekin albiolek berak aurkeztu zuenean hauteskunde kanpaina erdian txantxa bat egiteko modukoa da berak esan zuen se acabó la broma berak esan zuen

esan nahi zuen arazo politikoa nola konpontzen den espainian espainiar agintariek nola konpondu nahi dituzten arazo politikoak

daukaguna guk eskatzen dugu zuzenbide estatuaren arauen arabera jokatu ahal izatea demokraziaren oinarrien arabera jokatu ahal izatea eztabaida politikoa baldintza berdintasunean egitea eta horrekin batera herritarrei

ikasgai sendoa atera behar dugu behintzat katalunian

espainiar estatuan ez dago margen demokratikorik gure herriek eskatzen duten eztabaida benetako baldintza demokratikoetan egin ahal izateko

y en euskal herria eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna

hurrengo txandarako igual minutu pare bat gorde beste saio batetarako

nik uste dut sémper berak aitortu duela

izaera politikoa bultzada politikoa eta ez duzu ukatzen gai eta kasu konkretu bat

pertsona konkretu bati begira egindako lege bat dela eske

legeak berak esaten du eske ez duzue ezkutatu ere egin orduan

gaia eta arazoa arazo politikoa da politikoa da eta arazo politikoei heldu behar zaie elkarrizketaren eskutik eta negoziazioaren eskutik aurkitu ahal bada behintzat irtenbide politikoa

agintari batek berdin zait nongoak kontsulta debekatzetik hasita hau da herri galdeketak ukatu eta debekatzetik hasita garbi erakusten duela herritar horiek zer pentsatzen duten ez duela jakin nahi hau da egia ez duela ezagutu nahi

jauna eztabaida amaitu denez

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

eh bilduren jatorrizko testua gai zerrendako hirugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskararen ezagutza era ofizialean egiaztatzeko sistemaren birformulazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

sozialisten ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

sortu zuenetik ez da egon euskararen ezagutzeko ezagutzarako akreditazio sistemaren ebaluaketarik

hezkuntza sailak ega jarri zuen abian aldaketak egin dira sisteman noski baietz

hamarkadan egin zena ordura arte bi proba izaten zituen azterketak

eta ahozkoa baina ikusirik gero eta jende gehiago aurkitzen zela azterketara hirugarren proba bat sartu zen atariko proba deitua bere helburu nagusia aurkezten zirenen artean

zelarik ez dago sistemarik ibilbidean zehar aztertu eta ebaluatu gabe ongi funtziona

euskararen erabilera normalizatzeko lan asko ari gara egiten

eta askok ikasten dute euskara ikasi eta erabili dezaten nahi dugu euskaldun berriak behar ditu euskarak

eta panorama soziolinguistikoa errotik

aldatu da azken hogeita hamabost urte hauetan pero

aurkezpenaren harira duela zenbait aste argitaratu diren multzo horren artean honako hau irakurri ahal izan dugu

inoiz eskatu al diote iñaki gabilondori

titulurik espainiako irratietan urte luzez goizeko

erregea izateko eta larry kingi

izateko ingelesezkorik ibon sarasolak ez dauka euskarazko titulurik eta beste euskaltzain askok ere ez muturreko adibideak dira baina

birpentsatu beharko genituzkeela ikustarazteko hemen bukatzen da ahitua ez dakit artikulugileak exentzio dekretuaren edukia ezagutuko duen baina

legebiltzarkideok nahitaezkoa da hizkuntz proba honen ebaluazio sakona egitea eta bertatik aterako diren neurri zuzentzaileak

abian jartzea horregatik hain zuzen ere eskatzen dizuet legez besteko proposamenaren aldeko botoa eman dezazuela mila esker
zuen babesagatik eskerrik asko celaá andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak dauka hitza

legebiltzarreko lehendakari andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok egun on

itzal handiko emakumea zela banekien

lortu duela eztabaidatu baino lehenago auzia bideratzea jaurlaritzaren aldetik izugarria celaá andreak esandako hainbat gauzekin bat nator eta hitzaldiaren amaieran aipatu izan du estatu normalizatuetan ez dela beharrezkoa hizkuntza agiria

normalizaziorik ez daukagula aditu gehienen ustez

egokia zuzena eta eraginkorra da hau da behar den hizkuntza gaitasun maila zeinek betetzen duen eta zeinek ez ondo bereizten duen azterketa da guk ere horrela uste dugu problema ez da ega

neurri batean onartu duen moduan ez dira azterketaren emaitzak celaá andrea

legez besteko proposamenaren zioan hasieran idatzi du hizkuntza gaitasunaren

hizkuntza baten ezagutza maila ofizialki egiaztatzeko eta maila hori sektore publikoan aintzat hartzeko

euskararen erabilera normalizatzeko politikaren garapenaren ondorioz hizkuntza eskakizunen sistema zabaldu egin da administrazio publikoetako eta haien mende dauden erakundeetako lanpostu gehienetara horrela esaten baduzu ere gure auzo hizkuntzen kasuan eta aipatu duzu

norentzat dira funtsezko lan tresna hizkuntza gaitasun agiriak non zein hizkuntzatan

espainiako erresuman lana eskuratzeko ez da behar hizkuntza gaitasunaren ziurtagiririk ez sektore publikoan eta are gutxiago sektore pribatuan nahiko da oinarrizko maila akademikoa gainditua izatea

hemezortziko bostehun eta berrogeita hiru barra bi mila bat errege dekretua bere bederatzigarrena artikulua horrek

hau da espainolentzat gaztelaniaren hizkuntza gaitasun agiria ez du ezertarako balio balio duena espainola izatea da

dakizunez erresumako konstituzioak ezartzen du gaztelania jakin beharra

euskara berriz konstituzioaren begietan ez da aipatzen

izena ere ukatu egiten zaio konstituzioan ez da aipatzen ez da existitzen

gaztelania izatea ezagutu beharreko hizkuntza bakarra

gaztelaniaren hizkuntza gaitasun maila nahikoa dutela baina ez euskararena edo bestelako hizkuntzena

espainolentzat ez du deus ezertarako balio ez baitute behar zer gertatuko litzateke

mailako gaztelaniaren hizkuntza gaitasun ziurtagiria eskatuko balitzaie

zenbatek lortuko zuten legebiltzar honetan gaztelaniaren ce bat maila zenbatek lortuko zukeen gaztelaniaren ce bat maila

direnak gaztelaniaren pareko titulurik

tituluari begira behinik behin euskaldunena

legez besteko proposamenaren zioak honela jarraitzen du dena dela alde batera utzia politika deliberatu horrek euskararen ezagutza eta erabilera gizarte eremu guztietan eta aipatzen du

aipatu du gaindituen proportzioeneko hogeita hiru koma hogeita hamaika da minimoa ehuneko hogeita bat koma berrogeita zortzikoa eta maximoa ehuneko

ez du lortzen azterketa gainditzea seguru asko

hizkuntza berrienetakoa da gaur egun ezagutzen dugun euskara batua berorrek dakienez

urtean abiatu zen ez du oraindik berrogeita hamar urte bete

eta berorrek esan du ere mila bederatziehun eta laurogeita bigarrena

ega hizkuntzaren normalizazio prozesuan beharrizan batzuk betetzera etorri zen titulua

euskararen estandarizazioaren nola halako hiztun eredua zuen ziurtagiri hori neurri batean

hiztun jasoa edo euskaldun eskolatua ezaugarritzen duena

irakaskuntza orokorrerako eredu argigarria eta unibertsitate mailako irakaskuntzarako

ega zer den azaltzeko erantzun posible bakarra aurkitu dugu hizkuntza gutxituen jakite maila jasoa egiaztatzeko

ega abiatu zenetik hogeita hamairu urteotan

baino gehiagok eskuratu du ziurtagiria orokorrean aurkeztutakoaren ehuneko hogeita bost inguru gainditu du azter froga urte horietan

sekula ez da iritsi gaindituen portzentajea herena izatera egia da

zer dela eta orain gaindituen tasarekin kezka hori plazaratzea hizkuntza eskola ofizialetako deialdi libreetako emaitzak aztertu

mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzi bi mila zazpi urte bitartean adibidez

lortu zuen gaitasun maila ehuneko hamazazpi koma zazpi alegia

zergatik bada salatu orain ega bosten batek besterik ez dutela lortzen

ehuneko hirurogeitik gorakoak erreferentzia gisa erabilgarriak dira eztabaida honetan

negozio egiten duen erakunde pribatuaren gaindituen tasak euskararen kasurako erreferentzia har daitezkeela amaigabeko eztabaida daukagu honako hau hizkuntzen arteko simetria

asimetria juridikoa gaztelaniaz jakin beharrekoa den bitartean euskeraz jakitea norberaren hautazkoa delako

gaztelania nonahi noiznahi edonorekin eta edozertarako erabil daitekeen bitartean

euskarazko mintzaldiak erdaldunen belarrietarako itzultzen diren bitartean

ez baitaukagu euren adinako meritua egin gaztelaniazko hitzaldiak euskaraz entzun ahal izateko asimetria epaitegietan

euskera bizi eta zabaldu dadin hizkuntza normalizazioa lortzeko asimetria murriztu behar dugu

euskarak hegemonia eremuak behar ditu eskualde euskaldunetan euskarak lehenetsitako hizkuntza izan behar du zaindu eta zabaldu behar ditugu hizkuntzaren arnasa gunean

euskeraren hiztun elkarteak hedabide erakargarriak behar ditu

irratiak aldizkariak eta sare sozialak euskaraz argitaratzen den egunkari bakarra adibidez babestu eta zabaldu behar dugu

behar du derrigorrezko eskolaldian neska mutiko guztiek

horretarako hizkuntza ereduen diseinua gainditu behar dugu

eta gradu ondoko eskaintza nahikoa eta kalitatekoa behar dugu

zorrotz gorde behar dituzte euskeraren hiztun elkarteekiko betebeharrak administrazio publikoa behar du aitortutako hizkuntza eskubideak errespetatu egiten

bitartez jasotzen ega azterketaren emaitzak

hala ere politikan eta hizkuntza politikan ere adostasuna balio erantzia delakoan jeltzaleekin psoerekin proposamena

normalizazioaren alde onuragarria delakoan besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna
euskal talde popularren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

oyarzabal jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

argitu nahi nuke lehenik eta behin hiru alderdien arteko erdibidekoa sinatu dugula erdibidekoa babestuko dugula eta ez sozialisten proposamena

nire aurretik azaldu dute legebiltzarkideek zertaz

euskararen ezagutza era ofizialean egiaztatzeko sistema birformulatzea planteatu du sozialisten taldeak

txarrak aipatzen ditu bereziki eta ezer baino lehen

gure taldetik zuen baimenarekin izan ere beste askotan esan dudan bezala orain dela hogeita hamar urte baino gehiago dena egiteko zegoenean garai hartan ardura zituzten pertsonek asmatu egin zuten egin zituzten gauza batzuekin askorekin

eta gaur arte iraun du euskararen gaitasuna frogatzeko tresna gisa besterik ez zegoelako

garai hartan europako markoan homologatuta ikusi behar zutenik gaur egun beraz

miresmen eta aitormena egin zuten lanak gaur arte iraun duelako eta euskarari beste aletxo batean lagundu diolako horrek guztiak

argi utzi behar dugu gure buruei jarritako helburua ez dela euskal hiztun guztiek

helburua da hizkuntza modu normalizatuan erabiltzeko aukera izatea eta erabiltzea izan ere argi dago ega eskuratzea euskaraz sano eta modu naturalean erabiltzeko bi gauza diferente baitira bata da egako titulu bat edukitzea edo beste ziurtagiri bat edukitzea eta beste bat da euskaraz normal jardutea ezta egaren emaitza hobeak izatea nahi dugula

guri ere gustatuko litzaiguke emaitza hobeak izatea baina froga guztietan ez bakarrik egan emaitzen gainean

azterketa edo froga egin aurretik atariko froga bat egiten dela

froga erdiek baino gehiagok gainditzen dutela eta emaitza hori ez da hain txarra jakinda advance edo ingeleseko tituluaren pareko dela hau da adituen titulua

hala ere esan bezala gure taldearen iritziz emaitza horiek ere hobetzeko ahalegina egin behar da eta

normala ere bada horretaz pentsatu eta buelta batzuk ematea

baina gobernua ez da ari horretantxe legez besteko proposamen hau

euskararen agenda estrategikoa batetik eta esep euskara sustatzeko plana bestetik eta ganbara honetan onartutako bi dokumentu horietan azaltzen da ekimena euskararen gaitasuna egiaztatzeko sistema aztertzeko asmoa alegia

azterketen sistema eta ereduak hobetzeko gogoeta bideratu eta ondorioak aplikatzea

euskara gaitasuna egiaztatzeko azterketa sistemaren inguruko hausnarketa egin

beraz gobernuak bere buruari jarritako lanak betetzen ari da horregatik pasa den urriaren bian eta egunkarietan ikusiko zenuten

euskara tituluen jarraipen eta baliokidetzarako batzordeak

bilera bat egin zuen eta bilera horretan egon ziren administrazioan euskararen

osakidetza justizia eta hor aztertu dituzte besteak beste eta hizkuntza politikarako sailburuordetzak gaia eramanda egiaztatze sistema osoa hobetzeko zer egin litekeen hor aurkeztu dira beste gai batzuen artean aztertu beharrekoak europako hizkuntzen markoa gure errealitate soziolinguistikora egokitzea emen aipatu da

izan ere idatzizkoetan izaten dira emaitza kaskarragoak euskaltegietan egiaztatzeko ziurtagirien etengabeko ebaluazioa zelan txertatu daitekeen eta zer balio eman dakiokeen

habek badu beste asmo bat datorren ikasturterako

oinarrizko curriculumberriak ikaskuntza prozesuan bertan ebaluatzea

eta horrek izango du derrigorrez gaindituen emaitzetan isla nabarmenik faktore asko izan daitezke

batzuk aipatzera noa denok dakigu gure neska mutilek hamazazpi urte

ohitura dutela gero batxilergoa bukatutakoan edo goi zikloetako maila bukatutakoan gauza bat gutxiago edukitzeko

gidatzeko karneta ateratzen duten bezala ega ateratzea ohitura bihurtu da

preparatu atera tituluak gaur edo biharko balioko dizue eta badaezpada ere atera eta faktore horrek izan dezake bere eragina

euskaraz ikasteagatik salbuespenena eta hor bertan esan duzu

bib maila parekatzen zaiola eta horrek berak adierazten dizu zer hizkuntza maila eskatzen zaien gazteei eta beste faktore batzuk ere izan daitezke hamazazpi urte

egako froga egitea joaten zara edo beste froga batzuk egitera joaten zara eta

planteatzen dizuen zure ezjakintasuna zure bizitzako esperientzia edo eskarmentua izan daiteke urriagoa eta

horiek hainbat faktore izan daitezke baina nik esan nahi dudana da gobernua ari dela lanean

lanean eta erdibidekoan esaten dugun bezala egindako azterketa horren emaitzak legebiltzarrera ekartzea nahi dugu eta hori eskatzen diogu gobernuari guztia hobetu daitekeelako baina seriotasunez

ez patxadaz ikertu aztertu eta hobetzeko bidea jarriz hori dela eta aipatu dudan urriaren biko batzordean lantalde teknikoa osatzea eta lantalde tekniko horretan sailetako ordezkariez gain egongo dira hizkuntza egiaztatzeko

pertsonak eta lantalde tekniko horrek izango duen zeregin nagusia izango da beraz

europako hizkuntza markora egokituta daude sistema horiek bi mila zortzitik baina beharrezkoa da europako marko horrek ematen dituen aholkuak

izan ere egoera sozial normalizatua duten atzerriko hizkuntzetarako pentsatuta dago europako markoa

errealitatera egokitzea komeni da guztiok dakigulako ez dela egoera berdina euskararena bukatzeko tituluak baino

euskara ikasi eta erabiltzea dela ezin dugu ahaztu eskerrik asko
eskerrik asko mendizabal andrea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria celaá andrea

legebiltzarreko lehendakari anderea eskerrik asko harritu egin nau aho batez

ni behintzat poztu egiten nau ez nau pozten gaur jakin izan dudala

legebiltzarkide aiton amonak ez ziotela bere izana eta muina eta besterik ez zekiten

beraz eta nik ez dakit baina oso larria iruditzen zait bere ondorengoei

izena eta izana muinekoa den ez uztea iruditzen zait baloratzeko zer gertatzen den ez bakarrik urte horietan

gaur egun asimetria existitzen delako edozein kasutan nik

identifikatzen modu partzialean bada ere euskararen normalizaziorako arazoak zeintzuk izaten diren eta

erdibideko horri esker errebisatu egingo dela eta

egin dituen aipamenak hori agendan aurrikusita zegoela eta beno honek lagundu egiten baldin badu aktibatzen eztabaida

eztabaida mahai gainean dagoela erortzen ari dira hainbat

askotan espainiartasun defentsa sutsu hori eta euskalduntasun galtzea beti

hobe bizitzeko euskararik gabe baldin bada guk batzuk pentsatzen dugu ez gaztelerarik gabe nik ez dut uste inork

dakizkigun hizkuntzak ezta bat ere baina bai normaltasuna lortzeko eta oreka lortze aldera oraindik sekulako lana

pozten nau ere oyarzabal jaunak esan duenean babestuko duela baina

ezin utzi aipatu gabe bere zuzenketa irakurtzerakoan

egin behar duten ikasleei hau da haien

igual aukera izango zenuke oyarzabal jauna datorren urtean aurkezterakoan exigitu azterketa egokitzea zure gaitasunetara eta agian horrela aproba zenezakeen

agian idazkera izan daiteke nik ulertzen dut ideia ez dela hori

testuinguruaren arabera baina bere literaltasunean irakurrita

amaitzeko eskertzea egin izan diren ahaleginak adostasuna balio erantsia delako hizkuntza politikan ere

benetan hizkuntza politikan nik uste aldaketak egin behar

behar dugulako aniztasunaren bidea hori atzeraezinekoa da hori ez da eztabaidagai eztabaidagai etorkizunean da euskara nola biziarazten dugun gainerako hizkuntzak ingelesa barne

gure hizkuntzaren babesetik lortuko dugu aniztasuna edo bestela ez da izango hori da kontua beraz guk alde bozkatuko dugu erdibidekoa

euskara biziko da eskerrik asko isasi jauna oyarzabal jaunak

maneiro jauna hitza hartu behar du ez mendizabal anderea zurea da hitza

mendizabal anderea eztabaida amaituta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

ondorioz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa

mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

inplikazioagatik bilboko metroaren zuzendari nagusia kargutik kentzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maneiro jauna zurea da